interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eitb erakundearen berrantolaketari buruz

egun on guztioi lehenik eta behin maneiro jauna

edo testuari buruz hainbat aipamen egin nahi nituzke

euskal gizartea gizarte elebiduna da ezaugarri bereziak dituena eta beste komunitate elebidunaz bereizten dituena hain zuzen

baina ehuneko berrogeita hamara da gutxi gora behera euskara hitz egin edo ulertzen duena errealitate horretaz jabeturik

kate generalista bat eitb bat kate tematiko bat gazte eta nerabeentzat

irrati generalista bat euskadi irratia entzule gazteentzat radioformula bat euskadi gaztea eta berri eta aisialdirako edukiak dituen portal bat eitbcom

lehen aipatutakoaz gain badaude koste gutxiko beste irrati eta telebista kateak oso robotizatuak daudenak hala nola

canal vasco eta e i te be musika telebista kanal hauekin

bere nazioarte mailako zeregina betetzen du eta euskal erkidego autonomoan

eskaintzaren diseinu orokor bat dago eta horrela jasotzen da izan diren kontratu programetan

bat ekonomia bizkor eta ondo zegoenean hazkunde garaian beraz

hazkunde bidean ibili da eta baita ere alderantziz ekonomia kaskar zegoenean eitb ere ajusteak egin beharrean aurkitu da

eitb sortu zenean hamar urteko hazkunde garai luze batean murgildu zen eta ondoren

hamarkadan bost urtetako ajuste gogorretako sasoia ezagutu zuen halabeharrez

urtetik aurrera berriro hazkundea eta azkenik

laburtuz aldiro eta oso malgu eta eragingarrian

ari gara hitz egiten bigarren puntua aipatu nahiko nuke eta era berean oso garrantzitsutzat jotzen dudan zerbait

bai egoera konplikatuetan eitbk beti mantendu du defizit zeroko

ikus entzunezko produktu on bat eskaintzen du eragin egokia du euskal hiritarren artean

eskainiz gizartearen kohesioa bultzatuz balore demokratiko eta sozialak landuz

esparru komunikatibo propio bat landuz eta jorratuz eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea jarraian maneiro jaunak

dos mil trece nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna eta txanda hau amaitzeko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka

osatu optimizatu behar den eredu bat eta epe erdi eta luzera jasangarria eta iraunkorra izan dadin gobernu honetatik

honek esan nahi du argi eta garbi eitbk bere errekurtso guztiak optimizatu behar dituela bai hala bai bere kostu estrukturala arrazionalizatu behar duela goi mailako estandarrak lortu behar dituela eraginkortasuna emankortasuna eta edo

eta jakitun izanik hori lortzearren egin beharrezko erreforma eta aldaketa guztiak burutuko beharko direla tiene amplio recorrido de mejora

gure gizartearentzat gure herriarentzat eta inolako zalantzarik gabe erakunde guztiz garrantzitsu eta estrategikoa da eta horregatik bereziki

eszelentziazko kudeaketa behar du eta izango du helburu hori lortuz agindu hori betez hain beharrezko zaigun jasangarritasuna desiragarria den iraunkortasunaren bidetik jarraitu egingo dugu eitb taldea hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailarekin jakina da

laster batean bere zuzendari berria izendatua izan dadila eta ziur naiz

lehen aipaturiko hainbat hitz kontzeptu ideia asmo helburu

bete egingo direla eta hori ona izango da denontzat ona izango da

euskal gizarteari eta aprobetxatu nahi dut interpelazio saioaren azken unea zorte onena desiratzeko bide luze izan dezan eta oparoa eskerrik asko

uriarte andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina vespa velutina liztorra desagerrarazteko plan bat egiteari buruz

jaularitzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

lópez de ocariz andreak dakien bezala gobernu honek

beraz noski galderan aipatzen didazun bezala idatzizko galdera da aipatzen didazun bezala gobernu honek errespetu horren arabera

eta egiten ari da beraz ezartzen ari gara dagoeneko neurri guztiak hori aurrera eraman ahal izateko eskaera hori

eskerrik asko tapia andrea jarraian lópez de ocariz andreak dauka hitza

gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea eta amaitzeko txanda hau jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza eskerrik asko

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina tratu txarren biktimak diren adineko pertsonei zuzendutako jardunei buruz llanos andrea

eskerrik asko llanos andrea jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza aburto jauna zurea da hitza

bai mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarrok berriro egun on guztioi

nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna erantzuteko txandan

gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina gizarte bazterketa larriaren egoeran dauden hainbat pertsonari jaurlaritzak eta lanbidek diru sarrerak bermatzeko errenta kentzeari buruz arrondo andrea

atzo bertan eta gaur ere gizarte politikaz hitz egiten ari gara legebiltzar honetan atzo hain zuzen euzko alderdi jeltzalearen ordezkaria arregi andreak bat etorri zen gizarte eskubideaz gehiago hitz egin behar genuela eta ez hainbeste gizarte laguntzetaz hau da gehiago eskubideaz

batzordean komunikabideetan eta gaur bertan hemen adierazi duzu gizarte inklusioa irizpide garrantzitsua dela zuretzat eta gizarte politikek

gaurkoan gauza zehatza eta premiazkoa da galdetu nahi dizuguna kezkatuta daude

jaurlaritzak lanbideren bidez bazterketa sozial larrian dauden hainbat pertsonei

pertsona horiek hirugarren sektoreko hainbat elkarteak dituzten egoitza zerbitzuetan erroldatuta daudelako ez dute

aterpe etxeetan gizarteratzeko pisuetan eta abar eta hau gertatzen ari da bi mila hamabiko azarotik hona aurretik ez zegoen arazorik hau irizpide berria da lanbide barruan

eta elkarteek baliabide hauek kudeatzen dituzten elkarteek

gizarte inklusioaren alde lan egitea kolektibo hauekin neurri hau mantentzen baldin bada hitz egiten ari gara bazterketa sozial larria pairatzen

horregatik gure galdera zehatza da noiz aurrikusten duzu eraginik gabe uztea gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonei diru sarrera bermatzeko errenta kentzeko agindua

eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko txandan jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza

bai mahaiburu andrea gaur bai osoko bilkura honetan debut itzela

kasu honetan argi eta garbi gustatuko litzaidake adieraztea edo esatea bat gatozela galderaren zioan egiten den

eta aipatutako egoera hau aldatzeko gogoa dugula hau esanda jakin behar da eusko jaurlaritzak arlo honetan izan duen joera ez dela agindu zehatz

eta indargabe usteaz nahikoa izango denik eskerrik asko aburto jauna
jarraian arrondo andreak dauka hitza

beno ondo ulertu baldin badut bat zatoz proposamenarekin eta

pozten naiz horrela izateaz eta espero dugu

gelditzea neurri hauek eta pertsona hauek jasotzea berriro ere diru sarrera bermatzen duen errenta eskerrik asko

hitza dauka bai asuntoa da ez da nahikoa agindu bat bertan behera ustea
apur bat zailagoa da orain arteko joera

interpretatzeko eta aplikatzeko egindako irizpideen dokumentu

eta dokumentu hori berrikusten gaude momentu honetan arrazoia erraza da zorionez euskadin azken hamarkadatan

edo arriskuan dauden pertsonak zaintzeko zerbitzuak eta errekurtsoak sortu eta garatzerakoan pertsonaren beharrizanak

ondorioz era desberdin eta berezitasun handiko errekurtso

epe luze ertain edo laburreko pisuak aterpeak edo egoitzak

kopagoa dutenak eta ez dutenak administrazioek mantentzen dituztenak oso osorik

aztertu egin behar da legediaren arabera mota guztietan dagokion edo ez gutxieneko errenta izatea baina esan dudanez bat gatoz

gai zerrendako hamazortzigarren puntua galdera juanjo agirrezabala mantxola eh bildu

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina baionako seaskako iparraldeko ikastolei bidalitako eskutitza dela eta agirrezabala jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu andrea bi mila hamairuko urtarrilaren zazpian jakin geunen baionako suprefetak

izeneko legea dela eta dirulaguntzarik ez zuela izango bertako eraikin berria egiteko

ikastolari laguntzea debekatua alegia hendaiako udalari honek ikastolak kinka larrian jartzen ditu ez bakarrik hendaiako baita iparraldeko hogeita hamar ikastolak ere ikastolak ahultzen eta uzten joateko bidea zabaldu du

denok ezagutzen dugu ikastolen egoera zaila lapurdi

egoera okertu besterik ez dute egin honek euskararen etorkizuna iparraldean kinka larrian jartzen du ez da iparraldeko erasoa soil soilik hemen euskal autonomia erkidegoan ere seaskak ez du bi mila hamabiko aurrekontuetako partida jaso

eurotaz hitz egiten ari gara alderdi sozialistak iparraldeko ikastolekin hartutako

ez zuen bete zortzigarren legealdian

eurotako dirulaguntza jasotzen zuten ikastola hauek alderdi sozialista etorri zenean laguntza hau bertan behera utziko zuela esan zuen eta horrela egin zuen bi mila bederatzigarrena urtean zero euro

izango zuela esan zuen baina hitz hori ere ez zuen bete

laurehun mila eurotako dirulaguntza izan zen beraz berrogeita hamar mila euro gutxiago eta bi mila hamabian esan duguna bat ere ez beraz

asmo ditu zure sailak egoera honi aurre egiteko eta zehatzago

nola betetzeko asmoa du sailburu berriak bi mila hamabirako

asmoak besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

europa osatzen duten estatu ezberdinek lege propio eta bereziak dituzte

erakunde publikoetako diru zein punturaino ekimen pribatuei zuzendu daitekeenari buruz

zorrotz eta estuagoak nabarmen besteak baina estatu bakoitzak bereak sortu ditu gure gustukoak izan asko gutxi ala ezer ez

eta gaurko gaiari lotuz frantziako estatutuaren kasuan

udalen diru publikoa hain zuzen ekimen pribatuei zuzendu daitekeenik

hendaiako udalari herrian bertan eraikitzeko asmotan dagoen ikastolari dirulaguntzarik ematea

aldarrikatu du sailburu izendatua izan naizenetik

aritu diren egoeraz jakitu naiz baita ere egoera hau iparraldeko hogeita hamar ikastolentzat larriagotu egin daitekeela

eramateko asmoa baldin badauka frantziako gobernuak

eskutik saio honek bere osotasunean sailburu honek eta gobernu honek bide batez

eta bere eskumen esparruan euskal erkidego autonomoan hain zuzen buru belarri arituko da apustu hau gauzatu dadin baina esan dezadan

eta ez diola muzinik egingo euskarak beste lurraldeetan jasaten ari den une txiro eta txarrari eta saiatuko naiz nire ahalmenetan beti ere arduraz borondatez eta beste administrazioetan

legedia ezinbesteko errespetu eta begirunez euskararen etorkizun osasuntsuago baten alde horrela izan da orain arte eta horrela izango da etorkizunean eta zentzu horretan gobernu honek sail honetako hizkuntza politika

jarraitu egingo du krisia krisi iparraldeko euskaren erakunde publikoarekin indarrean dagoen akordio ekonomikoa eta harremana mantentzen eta sustatzen

eraginkorra hau benetan kontutan izanik euskararen erakunde publiko horretarako partaide direla frantziako gobernua pariseko ordezkaritza hain zuzen eta

ordezkaritza eta esan behar dut zinez poztuko ginatekeela etorkizun motzean poliki poliki baina etengabe euskal erkidego autonomitik

euskararen egoera hobetuz joan dadin gizartearen atxikimenduaren eskutik ezinbestez eta botere publikoen eskutik berriro diot kezkatzen gaitu egoerak

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea agirrezabala jaunak dauka berriro ere hitza

eta sustatuko duzuela iparraldearekin nahiz eta

ordaindu gabeko laurehun mila euro horiek direla eta

zeren iparraldeko ikastolei dirulaguntzarik ez ematea ez du ez hankarik ez bururik euskararen ezagutza eta erabilerarako funtsezko tresna dira ikastolak eta gure hizkuntzak iparraldean duen egoera ikusita derrigorrezko aktiboak dira

esatea krisi egoeran gaudela hitz hauek ez dira nireak garbiñe mendizabalenak dira bi mila hamarean kultura batzordean esandakoak gure taldetik euskal herria bildutik eskatu nahi dizuguna zera da

hauxe eskatzen dizugu ere kontutan hartu ditzazula eta gauzatu ditzazula ez daitezela deklarazio hutsetan gelditu izan ere iparraldeko ikastolak egoera larrian daude eta

eskerrik asko agirrezabala jauna denbora amaitu da erantzuteko txanda sailburuak dauka hitza

eskerrik asko berriz presidente andrea berriro azpimarratuko lehen esandakoa gobernu honek euskararen aldeko apustua egin du

kezkatzen gaitu ez dugu beste aldera begiratuko indarrean dagoen legediaren barnean gure ahaleginak egingo ditugu horien artean diru aldetik ere

eta azkenik berriro diot zinez poztuko garela etorkizunean gizartearen atxikimenduaren eskutik eta botere publikoen arduraz euskararen egoera iparraldean hobetu balitz
eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina hezkuntzaren kalitatea hobetzeko lege organikoari buruz celaá andrea zurea da hitza

bai presidente andrea hemendik egingo dut galdera zure baimenarekin

zergatik ez duzu argi eta garbi eskatzen

wert ministroaren aurreproiektua erretiratzea

andrea erantzuteko txandan jaurlaritzaren ordezkariak uriarte andreak dauka hitza

andrea gauza bat argitu nahi dizut nik ez diot inoiz eta inon esan

beste zerbait izan zen oso ezberdina hau da atzeratu zezala

eta argi dago zergatik eskatu nion moratoria bat tramitazioan eta ez aplikazioan

celaá andrea oraingoz eskuen artean dugun gauza bakarra une honetan existitzen den paper bakarra ez da legea legearen aurre proiekturen zirriborra bat baizik ez besterik ez gehiago eta ez gutxiago esan nuena eta bide batez

eta tramitazio guztiei dagokion alderdi politiko ezberdinen arteko eztabaida atzeratu zezala moratorio bat eskaini zezala ez zedila aurrera abiatu atzerapen moratorioa

adostasun sozial handiago bat lortu arte kontutan izanik beti ere estatuan autonomia erkidego asko alderdi politiko sindikatu eragile sozial gurasoen ordezkari irakasle eta abar oso luze bat legearen aurreproiektuaren zirriborroen aurka zeudela kontra zeudela eta daudela

kontutan izanik hezkuntzak bereziki azpimarratzen dut hezkuntzak adostasun zabala

eta ez haserrea eta ez istilua gaur egun

eta ez dago adostasun minimorik ere lo que

la ley wert jarrera irmo bat eskatzen dizut

aurreproiektua erretira izan dadila mila esker eskerrik asko
celaá anderea txanda hau amaitzeko jaurlaritzaren ordezkaria den

hobetzearen alde bide demokratiko guztiak erabiltzearen alde nago lana esparru askotatik egin daiteke seriotasunez eraginkortasunez

gobernu honek ez du etsi eta ez da etsiko ere eskerrik asko eskerrik asko
uriarte anderea gai zerrendako hogeita batgarrena puntua interpelazioa

osasuneko sailburuari egina kutxaren gizarte ekintzako onkologikoari buruz

legebiltzarburu andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

asteleheneko osasun sailburuaren agerraldian mahai gainean jarri genuen gai hau baina komenigarria ikusi dugu gaian sakontzea ikusita

garrantzia eta funtzioa euskal gizartean eta baita sistema publikoan sistema publikoan betetzen duen funtzioa balora ezina delako

minbiziaren prebentzio diagnostiko eta tratamenduan agerikoa da

bai herritar eta bai esparruko profesionalentzat

eman nahi zaiola helburu publiko eta soziala duen zentro onkologikoa orain arte

egindako ekarpen ekonomikoaren bidez eta baita ere

kontzertazioaren bidez eaeko herritar guztien zergekin aurrera irten dena urteak eta urteetan

dago nabarmen geratzen da bere jatorri ardura

kudeaketa zatirik handienean gehienean ez esatearren publikoa dela jatorri bokazio eta helburu soziala duela herritar oro dena delarik bere jatorria maila ekonomikoa zein soziala

zerbitzu unibertsal eta kalitatezkoa bilakatuz baina zein da arazoa ba egun batetik bestera guzti hau bertan behera geratzeko dagoela hori da arazoa guzti honi amaiera eman nahi zaiola amaiera eman nahi zaiola jatorri

sozial publikoari eta baita kontrol publikoari ere

kezkatzen gaituena eta gertatzerik nahi ez duguna

laburtu daiteke osasuna negozio bilakatu daitekeela osasuna negozio

eta horretaz gain minbiziaren prebentzio diagnostiko eta tratamendua bakoitzak duen maila ekonomikoaren araberakoa izango dela europako erreskatearen mehatxupean espainiako erreinuak onartutako erreformaren ondorioz legebiltzar honetan

aurreko legegintzaldian onartu zen kutxen legea eta hor ere kutxen lege honen laguntza

bidean jartzeaz gain pribatizazioari ateak ireki zaizkio eta ondorioz onkologikoa bete betean ukitzen du bete betean esparru pribatura ba inolako lotsarik gabe sartzeko aukera

bizkarra emanez esparru publiko eta estaldura

eta hori da bereziki kezkatzen gaituena estaldura unibertsala eta onkologikoa ez bilakatzea bideragarritasun ekonomikoa helburu duen etsipenak hartutako gaixoak lobby farmazeutikoen menpe erabiliko dituen zentroa hori da kezkatzen gaituena beraz osasun sailak

arduragatik duen ardura publiko sozial eta politikoagatik ezin du utzi eta eragotzi beharko luke

herritarren jabegokoa den erreferentziazko zentroa onkologikoa sistema publikoaren baitan txertatu

osasun sistema publikoaren kalitatea hobetuz kalitatean irabaziko genuke guztiok eta herritarren osasuna

jarriaz alegia hainbestetan azkenaldi honetan entzuten duguna pertsonak ardatz bilakatzea eta ez ekonomia ezin delako onartu krisi ekonomiko espekulatzailearen ondorioz

aseezinaren ondorioz herritarrak langileria eta onkologikoak ordaintzea zeren azkenean onkologikoak ere ordainduko duelako

erakundeak eta jaurlaritza ezin da geratu ezer egin gabe eta horregatik gure taldearen ustez lehenik eta behin beharrezkoa ikusi dugu gai honen inguruan osasun sailak bere arduradun nagusiaren sailburuak argitzea

onkologikoaren balizko kudeaketa aldaketaren inguruan

asmo dituen eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko txandan jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

y a pacientes privados orain dela hogeita bost urte egin ziren insaludeko transferentziak eusko jaurlaritzara eta orduan hasi ziren edo jarraitu ziren garai hartan indarrean ziren kontratuak

legearen arabera berritu egiten dugu kontratua azkenekoa aurten abenduan amaitzen dena onkologikoa laurogei urte dauzka mediku multzo batek bultzatuta

orain dela hirurogei urte kutxak garai hartan gipuzkoako aurrezki kutxa probintziala zenak hartu zuen bere kargu gaur arte

ninguna eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna jarraian

dauka hitza darpón jauna kontzertazioa

ez da nahikoa kontzertaziorako hitzarmen berritzearekin

hemen behar beharrezkoak dira orain arte egon den gidaritza eta kontrol publikoa lehen esan dut bokazio jatorri eta helburu sozial eta publikoa duena

momentu honetan ez du bermatzen pribatizazioari ateak ixtea are gutxiago momentu honetan kanpoko enpresa batek enpresa pribatu batekin hitzarmen bat sinatu denean

orain arte onkologikoak izan duen funtzioa eta helburua bideratu egin behar denean

eta ikerkuntzan hirugarrena mailan kokatzen zen orain

nahi dira eta zer helbururekin etekinak lortzeko

etekinak lortzea eta osasun turismoa bultzatzea hori da orduan konpartitzen baldin baduzu gure iritzia

praktikara eramatea ekintzetara pasatzea

mimo handiz jokatzea eta hartzea onkologikoaren afera eta sistema publikoan integratzea integrazioa bultzatu behar duzue herritarrekiko duzuen arduragatik guztiok daukagun herritarren osasunaren defentsarengatik errentabilitate soziala ekonomikoaren gainetik dagoelako eta momentu honetan onkologikoarekin egin nahi dena da guztiz

non geratu da helburu soziala eta publikoa gure kutxa

iruditzen zait hemen gauden kide guztiok eta gobernukook zer egin eta zer esana badaukagula zeren eta hemen onartu zen kutxen lege berria eta guztiok dakigu horrek zer ekartzen duen

bertan behera geratzea eta zer esanik ez obra soziala eta zoritxarrez onkologikoa ere

paketean doa eta onkologikoaren sorrera estatutuak esaten dute irabazi asmorik gabeko entitatea dela onkologikoa eta ez dut uste horrek azalpen asko behar duenik

truke herritarren osasunaren gainetik

berriro diot gobernu honi eta sailburu honi lidergoa

mimo handiz jokatzea eta tratatzea onkologikoa sistema publikoa askotan behin eta berriz aipatzen duzun hori kalitatea

bikoiztasun konturik hemen ez dago bikoiztasunik eta ez da bideragarritasun

errekurtsoen optimizazioen alde gaude eta posible da baina ezin dena izan da beti bideragarritasun hori esparru batzuetan

kolokan eta ezbaian jarri bukatzeko esan mozio bat

dugula gobernu honi eta departamentu honi onkologikoaren integrazioa sistema publikoan eskatuz eskerrik asko eskerrik asko
ubera andrea eta txanda hau agortzeko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

interpelazioa oskar matute garcía de jalón eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina azpiegitura erraldoien arloan ingurumen eta lurralde politikako sailburuak duen jokabidea ezagutze aldera

sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on makroazpiegiturei dagokionez nire taldeak aurkezten duen interpelazio honen arrazoia

hauek gidatuko dituzten irizpideak ezagutzea da eta hau

eta bai legebiltzarkide honetan duela gutxi izandako agerraldian denok ezagutzen ditugun makroazpiegiturak estrategikoak diren ala ez eman diren irizpideak erabakigarriak omen direlako adibidez donostialdeko

eta pasaiako kanpo portua aipatutako bide ezberdinen bitartez bideragarritasun teknikoaz errentagarritasun ekonomikoaz eta gizarte

azaltzea gustatuko litzaiguke esan dugun bezala kontseilari izendatua izan zarenez geroztik hainbatetan aipatu dituzu uste al du kontseilari andreak

gizarte adostasuna eta ingurumenaren errespetua irizpideak betetzen dituela argitu al zeniguke nola betetzen diren irizpide horiek

batzuk ezer aldatu izango ez balitz bezala bere izaera estrategikoa goraipatuz euskal

a gipuzkoa norabide gabeko trena bihurtu da hau herritarren bizi baldintzak okertu doaz

hezkuntzan eta osasun gintzan murrizketak egon ez daitezela eskatzen dutenean edota alokairu sozialaren alde egitea aldarrikatzen dutenean diru nahikorik

se está llevando a cabo azaldu dudan guztiarengatik kontseilari andrea zuen jarrera birplantatzea

errentagarritasun ekonomikorik gizarte errentagarritasunik ingurumenaren errespeturik eta beharrezko gizarte adostasunik ez dagoelako inondik inora

erabat eskerrik asko matute jauna jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza oregi andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea jarraian matute jaunak dauka hitza
eserlekutik hitz egingo dut zure baimenarekin presidente andrea bueno ante una respuesta tan parca desde luego

eskerrik asko matute jauna erantzuteko txandan jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andreak dauka

eskerrik asko oregi andrea gai zerrendako hogeita hirugarren puntua galdera

sailburuari egina urumea planaren inguruan maeztu jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

ingurumen sailburu andrea egun on guztioi orain dela gutxi ingurumen batzordean ingurumen sailburuak egindako

aipatzen zenuen erreka baten inguruan galdetzera nator ni gaur hona

urtean eusko jaurlaritzak urumea errekaren azterlan hidraulikoa egin zuen hernanitik

donostiaraino errekaren bokaleraino aztertzen zuen azterlan hidraulikoa eta gerora

erreka atera egiten da uholdeak izaten dira eta kalteak ugari eta askotan oso ugariak

hainbat hitzarmen sinatu dira ura agentzian aldetik eta hiru udalerrien artean astigarraga

artean orokor bat hiru udalerriekin eta gero zehaztasun gehixeago jasotzen zituen bi hitzarmen

udalerriekin eta bertan jasota zehaztapen

obrak egin behar ziren hernaniko kasuan karabel auzoan zubi bat botaz eta berri bat eginez eta diru partida zehatzak zehaztuz

dagokion partidak bertan oso ondo zehaztuz eta bi mila hamairu urterako diru partida zehatza ezarriz eta lehenengo galdera beteko du

hitzarmen horietan jasotakoa eta donostiako kasuan ere

obra berdina zubia bota eta berri bat eraikitzea eta kasu honetan

proiektuaren kostuaren erdia ordaintzeko orduan kasu honetan ere galdera zehatza jasoko du

aurrekontuetan diru parte horiek eta kronograma bat egingo du edo ikusteko aukera izango dugu obra guztien garapena zein izango den

ala ez jakiteko eta donostiaren kasuan azken galdera bat ere behin proiektua eginda obraren proiektua eginda asmorik daukazue ere

donostiako udalarekin hitzarmen batera heltzea obrak ere ordaintzeko eskerrik asko eskerrik asko maeztu jauna

dauka hitza egun on berriro aipatzen duzun

hitzarmen horretan jasotzen den jarraipen batzordea de fakto

eta horrela bada udalerri horietako donostia astigarraga eta hernani bakoitzarekin hainbat bilera tekniko izateaz gain erakunde mailako lau bilera izan dira

bertako alkateak buru gipuzkoako foru aldundia estatuko kostak auzo elkarteak

eta uraren euskal agentzia bilera horietan guztietan

egoeraz argibideak ematen dira hori guztiak elkar ulertzen maila onean hain zuzen ere hitzarmena sinatu zenetik

gaur egunera arte lan ugari gauzatu dira eta egindako lanei esker epe oparoa izan dela esan dezakegu honako hauek lirateke nabarmentzeko modukoak bi mila hamabiko abenduaren lauan donostiako udalarekin elkarlanerako sinatutako konbenioa horren bidez

guneko urbanizazioan zubia ordezkatzeko lanen proiektua idatzi eta gauzatzekoa hernaniko karabel zubia ordezkatzeko proiektua onetsi

donostiako udalak egiako zubia deitutakoa ordezkatzeko proiektuaren erredakzioa lizitatzeko dokumentazioa prestatu aurreko hitzarmen bat bi mila hamabiko urrikoa betez urumearen gaur egun uholde arriskuaz egindako azterketen

eguneratzea horien ondorioak dagoeneko jakinarazi zaizkienak udalei urumeako aktuazio plana eguneratzeko lanak ere martxan daude donostiako martutene pilar zubia eremuaren proiektuko desglosatua bien erredakzioak aurreratu

abiadura handiko trena pasatze tokietan konponbide hidraulikoak etsen bidez aztertzea akarregi meandro eta ergobia zubiaren eremuan astigarragan

aguas del añarbe eta uraren artean hitzartutako ihardunak gauzatu ustutze añarbeko presaren ekipamendurako

oztopoak eta bildutakoak garbitu eta kentzeko

hasieran esan bezala astelehen honetan bertan erakunde mailako bilera bat izan dugu

horrez gain gogoratu beharra dugu urak ur agentziak tinko diharduela

europako arteztarauak ezartzeko lanean eta lan horren fruituak jakina urumean egiten ari garen kudeaketan eragin zuzena izango du eskerrik asko
eskerrik asko oregi anderea maeztu jauna

eskerrik asko legebiltzarburu anderea batzarrez eta hitzarmenez

ekintzetara noiz pasatuko zaren galdetu dizut eta bigarren saiakera

hitzarmen horietan konpromezu zehatza daude eta konpromezu zehatza dirutan daudelako esaten dut

bai karabel zubiaren kasuan eta bai donostiako

zubien kasuan bi mila hamairuan jaso behar diren diru partidak jasota egongo dira
eskerrik asko eskerrik asko maeztu jauna eta txanda hau agortzeko jaurlaritzaren ordezkaria den

eta uste dut aipatu dudala hainbat ekintza eta bai lehenengo planak egin behar dira eta gero obrak bestela hazten gara la casa por el tejado eta gaizki goaz baina zure

urumeako planak izango ditugu aurrekontuan eta ikusiko ditugu aurrekontuan dakizuenez prestatzen hari gara

lizitatzeko prest daukagula eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrenda agortuta bilkura amaitutzat